egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot gai zerrenda

botoa eskuordetu dutela gai bakarra eztabaida monografikoa

proposamena egin duen taldearen txanda da eh bildu taldearen ordezkaria den otero jauna zurea da hitza ekimen hau defendatzeko

egun on eta ongi etorriak guztiak euskal herria bilduk europako funtsen inguruan deitu duen eztabaida monografiko honetara

gure lehendabiziko lana deialdiaren arrazoiak edo gutxienez arrazoi nagusiak azaltzea dela hasi aurretik dena den euskal herria bildu legebiltzar talde osoaren izenean gure

adierazi eta azpimarratu nahi dugu bateraguneko sonia rafa miren gure idazkari orokorra den arnaldo eta hemen legebiltzarrean kide dugun arkaitzekin burgosko prozesuaren berrogeita hamargarrena urteurrena bete den honetan

hor dirau baina argi izan dezatela ez dituzte gelditu ez gaituzte

europak funtsen banaketan benetan aplikatzen badu esan duena hau da giza eskubideak urratzen dituzten estatuei ez zaizkiela funtsak iritsiko

litzateke eztabaida monografikora itzulita ezin naiz hasi ausentzien inguruko aipu bat egin gabe eztabaida monografikoa europako funtsen garrantzia dela eta deitu dugu guztiok aitortu dugu hala esan duzue guztiok gaiaren garrantzia non dago urkullu jauna gaur

monografikoa deitu dugunok esateko daukaguna entzuteko garrantzitsuagoa da banco de santanderrek

foro batean egotea benetan hori da

egiten da herri ariketa bat gure ustez hiru arrazoi nagusi daude europako funtsen inguruan eztabaida monografiko bat egiteko

hitzartzean urriaren bian esan nuen bezala europar batasunak egoera ekonomiko eta sozialaren larritasuna ikusita ezohiko eta aparteko erabaki bat hartu zuen milioi bat euroko sei urteko aurrekontua adosteaz gain

beraien hitzetan behin pasako den trena funts hauekin hartzen den bideak

gaia beraz estrategikoa da bigarrena

egon dela iruditzen zaigu europar batasunak gaiaren inguruan eztabaida politiko zabala irekitzea eskatu bazuen ere gurean ez da halakorik egin neurri hauek hartzea maiatzean erabaki eta uztailean adostu bazen ere hemen jaurlaritzak

hori ireki nahi izan jaurlaritza itxia egon da gaiaren inguruan gonbiteak anitzak izan badira ere hilabete hauetan argi gelditu da gobernuak

gure ekimenen ondorioz izan da edo sentitu duen presioaren ondorioz eta hirugarrenik egun erabakigarrietan gaude urte amaiera aurretik jaurlaritza madrilera bidaliko duen zerrenda definitiboa edo onartuko da

prozesu hau noski ez da hemen amaitzen baina hogeita bederatziko zerrendak prozesu guztia baldintzatuko duen neurrian garrantzitsua iruditzen zaigu legebiltzar honetan

eztabaida bat ematea ahal bada baldintza batzuk

a cal y canto guretzat garrantzitsua da laburrean bada ere funts hauek testuinguratzea amaitzear dagoen urtea ez da izan samurra oraindik gainditu ez dugun larrialdi sanitarioak gure bizitzak anabasa batean murgildu ditu heriotza eta samina ekarri du

atzetik zetozen krisi anitzak sakondu azaleratu eta azeleratuz gure gaurko bizitza gure gaurko bizitza definitzen duten bi hitz

el lujo de colapsar bi mila zortzian hasi zen krisiari eman zitzaion erantzunak gaurko egoerarekin zerikusia duelakoan gaude

cuando ha llegado la pandemia eskema liberalak bi mila zortzian eta hurrengo urteetan

bi mila hogeian pandemiaren testuinguruan erabateko porrota erakutsi du merkatu logika eta legearen zaleak

dei desesperatuak egiten ari dira estatuei administrazioei ekonomia pizten lagundu dezaten hau da testuingurua eta testuinguru honetan etorri da europaren ziaboga paradigma aldaketa baten lehen

cuidado los próximos pasos arriskuak ere badaude bidean

irabazien pribatizazioa galeren sozializazioa eskema gainditu beharrean gaude gure ustez ekintzailetza publiko erraldoi baten aurrean gaude

izan behar du eta gure kasuan euskal biztanleak eta hori funtsen diseinuan eta proiektuen aukeraketan marraztu behar da ere ezin dugu

non porrota guztion diruarekin asumitzen ziren eta arrakasta kasuen etekinak esku pribatuetan amaitzen zuten eta adibide gehiegi ditugu

hartu beharko ditugu bai horregatik bai trantsizio ekologikorako bai egokitzapen teknologikorako bai bizitzaren erreprodukzioaren arlo zabalerako

abiatu nahi baditugu eta hori beharrezkoa da baldintzak jarri behar ditugu kolaborazio publiko eta pribatuaren etekinak jendarte osora itzultzeko ze eraldaketa honetan

ahultze prozesuari buelta ez badiogu ematen inplosio sozialaren bidean daitezke eta honek funtsez gain balioa eta aberastasuna nork sortzen duen inguruko eztabaida parez pare irekitzen du eta ondorioz aberastasunaren banaketaren eta fiskalitatearen eztabaida ere

eta europak irekiko ditu besteak beste funts hauek itzultzeko neurri fiskal berriak abiatu behar direlako bigarren kezka edo arriskua diruaren iritsieraren baldintzen inguruan dago europak esan du

bidean ekonomia suspertu eta enplegua sortuz baina oraindik definitu gabe badaude ere baldintzen mamuak astintzen hasiak dira dagoeneko dirua

eta espainiar estatuari begira bereziki hiru elementu daude luparen azpian lan merkatua pentsio sistema eta barne merkatuaren homogeneizazioa eta hiruak dira arriskutsuak eta hiruak erabili daitezke txantai moduan

espainiari ipinitako baldintzek gu baldintzatuko gaituzte hori horrela funts berriek arazo zaharrak azaleratu

estatu bitarteko banaketa egin du eta ez da inondik inora berdina estatua izatea edo ia estatua izatea interlokuzioak ez du zerikusirik eta gainera atzerapausoa da europako funtsen kudeaketan dagoeneko hainbat europar funts

gure proiektuen galbahea estatuaren beharretara egokitzen saiatuko da madril eta beraiek egindako sailkapenetik pasako dira gure proiektuak eta beharrak ez dira berdinak baina madrilek argi utzi du beraiek erabaki

honek ere honek ere herri ariketa bat egitea eskatzen du hemen erabaki gure proiektua defenditu jokoan asko dagoelako arriskuak daudelako eta madrilen eraginkorrak izan behar dugulako herri ariketa tokatzen zen

zentzu honetan pauso txikienik ere eta gogora ekarri nahi ditut

baina bi galdera datozkit burura zein da modurik eraginkorrena hori gerta ez dadin eta madrili eskatzen zaion hori

hori nola aplikatzen duzue zuen ardura esparruan hau da hemen ez da jaurlaritza ari

guk uste dugu baietz azaldutako guztiagatik diogu hau ez dela diru banaketa kontu bat edo diru banaketa kontu bat soilik

sariak banatzeko ariketa hau etorkizuna marrazten hasteko irudikatzen hasteko ariketa gisa ulertzen dugu guk

galderak honako hauek izan beharko lukete nola irudikatzen dugu bi mila hogeita hamarean euskal herria zein da datozen belaunaldiei utzi nahi diegun euskal herria eta zein da marrazten dugun horretara iristeko europar funtsek egin dezaketen ekarpena

lehenesten dugu eta zer adosten dugu hemen gero edo non defendatzeko eta lan honek koiunturazko gobernu baten ortzimuga gainditzen du ikuspuntu horrekin

gu gai hau aspaldian lantzen maiatzeko lehen hausnarketak egin ostean non gaiaren garrantzia azpimarratu non herri ariketaz

legebiltzarretan bai nafarroan bai hemen egindako lana ezaguna da ere informazioa eskatzeaz gain

eta maila instituzional guztietan landu dugu kontua bereziki udal mailan

ardura handiak ditugun instituzioetatik kanpo eragile sozial eta ekonomiko anitzekin egon gara eta gure ustez gaiari buruz proposamen sendoak egiteko gaude bai metodologiaren ingurukoak bai gobernantza ingurukoak bai lehentasuna hartu beharko luketen proiektu eta programen ingurukoak baina aitortu beharrean gaude gure aurrean frontoiko paretarekin topo egin dugula

auzolanaz hitz egiten duen gobernuarekin gobernantza kolaboratiboaz hitz egiten duen gobernuarekin baina praktika zurruna eta praktika iluna duen

no es participar eta claro gauzak horrela egiten direnean ba gero edo gezurretan edo erdi egiak esaten aritu beharra etortzen da esaten zaigu marko argia egongo dela gure ekarpenak egiteko baina gero ez dago ekarpenak egiteko mekanismorik ez zaigu argitzen behintzat

lehendakariak esaten du eudelekin ari zaretela baina gero batzordean azpiazu jaunak onartu behar du eudeleko batzorde eragileak ez zekiela ezer

esaten zaigu herri ariketa bat egiten ari zaretela baina urte erdian honi buruz hitz egiteko ez gaituzue deitu gu

ez gara nonbait zuentzat herri ariketaren parte eta dena horrela izanda gobernar colaborativamente es diseñar un marco eficaz

benetan zaila egiten zaigu onartzea herri honen etorkizuna erabaki dezaketen proiektuen aukeraketa madrili bidali eta gero jakingo dugula badirudi

ez da ustezko iragan oparo batetara itzultzeko ariketa bat

europar funtsen bitartez beste zerbait idatzi behar da eraldaketa erabakior baten lehen estrofa eta amaitzen dut gure ustez gai hau

eta irekitzeko ordua iritsi da gobernu ariketa bat baino askoz gehiago delako berandu bagabiltza ere

arrazoizko gobernantza marko bat ezartzeko baldintza batzuk ezartzeko etorriko dena interes orokorraren zerbitzura jar dadin herri honek izango dituen baliabideak modu arduratsuan eta demokratikoan

gardentasuna eta eztabaida eskatzen diogu gobernuari benetako auzolana
egitea akats estrategikoa delako eskerrik asko eskerrik asko otero jauna gainerako taldeen txandara pasatuko gara mistoa

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria den gorrotxategi andreak dauka hitza

behar dugun norabide aldaketarako aukera izan daitezen hainbeste borrokatu duena

pandemiak behartu gaitu ulertzera osasun krisiak hondamendi ekologikoak egiturazko desberdintasunak edo gure ekoizpen sistemaren eraldaketak ez dutela nazio estatuen dimentsioa zain ditugun erabaki handiak ezin dira zero batuketako jokora murriztu

herrialde bakoitzaren irabaziak eta galerak orekatu egingo diren ez begirada luzeko europa batean sinesten baldin badugu behintzat

haratago proiektu batekin lotua egongo litzatekeena gure taldetik bai europako parlamentuan dugun ordezkaritzan eta baita ere koalizio

gure esku dagoen guztia egin dugu argi uzteko

aurre egin bi mila zortziko krisian egin zen modu berean izan ere ez dago proiektu europarrik eta hori argi izan behar dugu ez dago proiektu europarrik ez dago

elkartasunean oinarritzen ez bada austerizidioaren amaiera horregatik exijitu exijentzia bat da

eta giza eskubideak sistematikoki urratzen dituen europa gotorlekuaren amaiera ere exijitzen dugu exijitu behar dugu azken hamarkadan nazio estatuen ardurak eta europako eskuinaren merkataritza kontserbadurismoak gizarte desorekatu eta

ekarri dute eta zerbitzu publikoak ahuldu eta ahuldu egin dira gero eta gehiago duela hamarkada batzuk

galdu egin ditugu eta bizi baldintzen narriadurak eta lehiak

jarri dira europaren aurkako sentimendua eta muturreko nazionalismoaren eremua

honek ematen digun aukera next generation funtsak alegia ahalegin historikoa solidario bat onartzen den lehenaldia da jendearen bizitza hobetzeko inbertsioen bidez jauzi kualitatibo bat eman eta gaur egun

emango diguten inbertsioak egitea ahalbidetzen digulako horregatik horregatik bermatu egin behar dugu horren erabilerak funts horien erabileran eta enpleguan

giza eskubideen babesa eta garapena eta gure ekoizpen eta energia ereduaren trantsizioa presente izango ditugula beti

eusko jaurlaritzak eta bereziki euzko alderdi jeltzaleak aurrera emandako jarrerak orain arte

edukitako jarrerak eta prozesuak arriskuan jartzen duela errekuperazio eta erresilientzia funtsen espiritua

gogorik edo gaitasunik plataforma bat prozesu bat elkarrizketa bat sortzeko herri honetako herritarren ahalmena eta asmamen osoa

lurraren eta bertako jendearen etorkizuna neurri handi batean zehaztuko duen lineamenduak eta proiektuak diseinatzerakoan guk gure taldeak euskadik aurrean dugun erronka zibilizatorioari aurre egiteko zer proiektu eta garapen plan estrategiko

eztabaidatu nahiko genuke gogoratu behar da alderdien atzean gizarte zibil antolatuaren hainbat erakunde eta kolektibo daudela

duena eta tamalgarria da hain zaila izatea gaia merezi duen zorroztasunez tratatzea

aukera ematen hori egin ahal izateko hori berea eman ahal izateko gure ustez lehenik eta behin funts horiek balio beharko lukete sektore publikoak zerbitzu estrategikoen prestazioan

eta ongizate estatuaren ardatz berri bat garatzeko baita ere hau aspaldi sarri esaten garen zerbait zaintza sistema publikoa gainera sektore publikoari dagokio plangintza estrategikoaren eta industria politika interbentzionisten bidez

deskarbonizatzeko energia garbia ekoizteko eta oro har metabolismo sozioekonomiko oso kutsatzaile batetik lurreko planetan bizi diren bizimodu guztiekin bateragarria den beste batera igarotzeko

errepikatzen dugu esan daiteke

etorkizuneko ideiak formulatzen jartzen denak elkarrekin batera eta ez gaitezen mesedez ez gaitezen

zenbait belaunaldiren etorkizuna zehazteko erabakiak hartzen akats

erori ez gaitezen akats horretan erori europa si

birziklapena berrerabiltzea eta materialen berreskuratzea

berriz irtenbide okerrenetan eta kutsatzaileenetan ere inbertitzen jarraitzen dugu hau da

eta erraustegiak horiek eragiten duten gizarte eta ingurumen kalte arazoekin

euskadiko nekazaritza abeltzaintzaren basogintzaren eta ehizaren arteko harremanak eta naturagune babestuetan eta biodibertsitatean

kezkatzen gaituzte batez ere euzko alderdi jeltzaleak biodibertsitatea lehengoratzeko eta babesteko duen

berak ere berari deigarria egin zaio aste honetan bertan eta ikerketak hasi ditu bizkaiko foru aldundiko goi zuzendari batek nola dokumentu faltsutu egin duen ustez bi ehiztariri ez zigor

guk ez dugu ulertzen euskadik nola ematen dion bizkarra europari

arloan eta alde horretatik energia garbi eta berriztagarrien alde egingo dugu

gasik gabeko etxebizitzen alde enpresa kutsatzaileak kontrolatzeko berrikuntzaren alde eta hondakinen balorizazioaren eta materialen

egotetik salbuetsita birusak ez duelako diskriminatzen eta

hori ez dela egia birusak ahuldutako osasun sistemez ondo ulertzen du etxebizitzaz eta bizi garen baldintzez ondo

egoitzez eta pribatizatutako zaintza ereduez ondo ulertzen du telelana egiteko aukerarik dugun ala ez ere ulertzen duela eta bere gain hartzen duen pertsonak bere gainean

ezin baitu zaindu hilabete amaierara iristearen batera hori ere oso ondo ulertzen du birusak klasea generoa

ondotxo ulertzen du ulertzen du zein administrazio egoeretan gauden ulertzen du

edo ez ditugun gure erkidego ehuna desagertzen joan den oso ondo ulertzen du adinez kalteberatasunaz oso ondo ulertzen du

argi dago pandemiaren ondoren ekonomia berreraikitzeko planak eredu planifikatuago bat behar duela egiaztatu dugu neoliberalismoaren berrogei urteko ondarea ekonomia kaotikoa dela desindustrializazio prozesu handia gertatu dela

galera etorri zaigula enpleguaren kalitatearen

gero eta desberdintasun handiagoa eta historikoki txikiak diren inbertsio tasak

laurogeiko hamarkadaren aurreko etaparekin alderatzen baldin badugu eredu hau hauskorra eta

batek jo gaituenean gure ustez apustu handia egin behar dugu lehenik eta behin bizitzarako funtsezkoak direla eta murrizketa politikei kaltetu dituztela gehien erakutsi duten sektoreak indartzeko gure ustez

hezkuntzarekin eta adinekoekin egoitzetako zerbitzuekin lotutako enplegu programa bermatu batek adibidez azpiegitura egokietan inbertsioak egin beharko dituzte por otra parte

sustatu egin behar da dibidenduen logikatik irteteko aukera eman diezagula eta komunitatean langileen interesak

gure herrialdean datuak digitalizatzen energia merkaturatzen

enpresaburu ertain eta txikiaren alde egitea ikerketa publikoan sakontzea etekinak kolektibizatzeko eta europako funts horiek ez murrizteko ondoren enpresa kartel batzuen artean zerbitzuak banatzera trukatzera bukatzen joateko gaur osoko bilkura monografiko honetan gaude

izan behar izan du eta gobernuari eusten dioten alderdiek

elkar ulertzeko aukeraren oso alde ez dabiltzatela ebazpen proposamenagatik

ebazpen proposamenen kontsulta horretan gaur bertan bidaliko dizkigutela

eta horrek erakusten du ez dagoela astirik negoziatzeko ezerri buruz hitz egiteko beranduegi da como una muestra más de ese rodillo parlamentario

zerra bezain garrantzitsua da nola egiten diren gauzak izan ere europako funtsen kudeaketan oraindik garaiz gabiltza iluntasuna

parte hartzerik eza zuzentzeko horretarako

aurkezten ditugu funts horiek euskadin nola gauzatzen diren kontrolatzeko eta jarraipena egiteko sistema bat eratzen dutenak berme demokratiko guztiekin

gizartearen parte hartzearekin eta indar politiko guztiekin lankidetzan halaber funtsen zati handi bat udalei transferitzea proposatzen dugu

irtenbideak gure lurraldeko bazter guztietara iritsiko direla bermatzeko

jaun andreak gaur hona etorri gara gure gizartea berreskuratzeko hain garrantzitsua den

tresna honi buruz dugun ikuspegia emateko eta eskaintzeko asmoz eskerrik asko gorrotxategi andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu jaunak

pasa den astean ekonomiako sailburuak batzordean agerraldia egin ondoren euskadi next programaren definizioan jaurlaritzak egindako urratsen berri

abenduaren hogeita bederatzian eta hortik aurrera laguntza hauen inguruko eztabaida luze eta sakona jarraituko dugu eta pozten nau horrela

zalantza izan arren pozten nau horrelako proiektu batek eztabaida prozesu mamitsu bat izateak asko baitugu jokoan eta denon partehartzea behar dugulako arrakasta izateko denona erakunde desberdinena eusko jaurlaritza foru aldundiak udalak

eragileak next generation programa aukera historikoa da etorkizun berri bat eraikitzeko eta nahi dugu etorkizun hori iraunkorragoa digitalagoa berdintasunezkoa izatea

aukera ematen digu hainbestetan aipatu ditugun erreforma horietan aurrera egiteko klima aldaketa digitalizazioa erronkak aspaldi ezagutzen ditugu baina hauek aurrera eramateko

da garaia bide zuzena norabidea definitzea falta zaigu orain

izan behar dugu europako funtsak behar diren lekura irits daitezen denon erantzukizuna da

recortes y recentralización murrizketak austeritatea autogobernuari mugak eskuineko

ezagunak dira aurreko krisian ikusi genituen eta utzitako zauriak nabariak dira oraindik lezioa ikasi dugu oraingoan

dugula dirudi eta posible izan da sozialistak espainian eta europan dugun lidergoagatik sozialistok gobernuetan dugun presentziari esker krisi honi

bat eman ahalko diogu gobernu guztietan baita hemen euskadin ere laguntza hauen definizioan asko esateko izango baitugu

aukera aprobetxatu behar dugu eta denok batera egin behar dugu

eta seriotasunez gauzak merezi duten bezala egiteko euskadi prest dago erreforma hauen buru izateko eta gure seme alabei herri iraunkorragoa

uzteko gure momentua da euskaldunon momentua da gizarte hau eraldatzeko gure belaunaldiak duen aukera handia
maila edukitzea eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on sailburuok jaun andreok egun on guztioi

europako funtsen inguruko eztabaida daukagu bai berriz ere pasa den astean sailburuak borondate propioz eskatutako agerraldia izan genuen legebiltzarreko

non legebiltzar honetako talde guztiek azalpenak emateko eta proposamenak egiteko aukera eduki genuen berriz ere beraz

nik erantzungo dizut kontsentsurako eta akordiorako helburu gutxi

bada garaia ba indarrak batzeko egoerak eskatzen du eta guztion lankidetzarekin eta liskar gutxiagorekin hobeto joango zaigu desde mayo nos decís que estáis presionando al gobierno vasco

bestela auskalo orain ostalaritza ez dakit zabalik edo zerratuta egongo zen

que es también nuestra competencia horiek dira guk planteatuko ditugun eta defendatuko ditugun ekimenak

esan bakarrik ez egin ere egin behar dira baina ez bestei eskatu zuok egiten ez duzuena

otero jauna hari jarraitu dizut eta

de qué careces euskadi next programak integratuko ditu europar batasunean aurkeztu beharreko susperraldia eta erresilientzia planari dagokionez euskadi dagokion ekintzak

eta bi ardatz hauek dira ekonomia eta enplegua suspertzea eta ez beste batzuk europar programarekin alineatuta gaudelako enplegu ardatza

deritzonarekin euskadiko erresilientzia programa suspertzeko edo laburtuz euskadi next osatzeko sailen arteko batzordea eratu zen

gogoratu behar dugu batzorde hau azaroan eratu zela data horretan

batasuneko funtsen irizpideak ezagutu ziren ondoren nabil hitz egiten europar komisioko presidenteak eta

eta baita urrian eusko jaurlaritzak eta hiru foru aldundiak ekonomia suspertzeko eta enpleguaren aldeko konpromisoa partekatu

zergatiak ere hor daude programa pasa den azaroak hamazazpian eratu zen batzordearen ardura

bi mila hogei eta bi mila hogeita sei aldirako planteamendu estrategikoak eta dagokien jarduketak jasotzea da eta baita jarduketa horiekin batera egin daitezkeen lege hau erreformak eta mrr eta erreaktibo izeneko erantzuteko

segurtasuna eta gidalerroak emon gizarteari dagoen ezegonkortasunaren erdian

euskadik programa propioa izango duela euzko abertzale taldeak

gobernuaren helburua aukeratutako proiektuak abenduaren hogeita bederatzian gobernu kontseiluan onartzea da ondoren espainiako gobernuari bidaltzeko azken honek urtarrilean europar bidali behar dizkion proiektuen barne euskadiko proiektuak sar ditzan eta hemen mezu bat

gaur ekarri duena eta berriz ere esango dudana hori bai delako nik argi daukadan euzko abertzale taldeari gustatuko litzaigukeela euskadik interlokuzio zuzena edukitzea europarekin esan dizut lehen ze galdera planteatu ditugun korteetan

erronka daukagu denok estatu gabeko nazioetan bizi garen guztiok

diferentes gráficos beste egunean casanova jaunak grafiko bat erakutsi zuen nik beste batzuk ditut eta hauek ere uste dut aztertu behar direla eta ikusten da non dagoen europa beste komunitatetiko hemen daukagu lehenengo postuan gaudela

elkarteek elkarlanerako ikerketa sustatzeko berrikertu emaitek gauzatuz eta holan jarraitu dezaket bi mila hogei aurrekontuetan ia bederatziehun milioi euro bideratuz programa hauetara

zer edo zer lortu duzuen akordio honen ondorioz udalei dirua

galderatxo bat gorrotxategi andrea edo bai galderatxo bat jaurlaritzak gizartearen aurrean azaldu ahal duen aktiboetako bat da noiz

dogma ekonomikoetan jausi europatik austeritate boladak zetozenean gobernua hau saiatuz egin zen austeritatea saihesten

gure gizarte eredua mantentzeko gure gizarte eredua eta honetaz ari garela

eta modu berean aurten aste honetan aurkeztuko diren aurrekontuetan gobernuak

gehiegizko zorpetzea ekidinez eta austeritate dogmatikotik ihesi eginez beti egin dugun bezala zuhurtasuna eta anbizioa inor atzean utzi gabe beste barik

jarraian jaurlaritzaren ordezkariak azpiazu jaunak dauka hitza

a los pasos que había dado el gobierno xehetasun hau eginda agerraldi hartan esandakoa errepikatu besterik ez dut egin behar agerraldi hartan legebiltzar taldeek ere izan zuten gai horri buruzko

europa mailan inbertsio publikoa eta pribatua egitea da susperraldi iraunkorra eta erresilientzia lortzeko kalitatezko lanpostuak sortuz

konponduz eta aldi berean europako lehentasun ekologiko eta digitalak babestuz también

finantzaketa mekanismo horiek abian jartzen dituen europako araudiak ditzakeenei kalterik egin gabe eta espainiako estatuak ezar ditzakeen baldintzek eta eskakizunek beraz funts horien

horregatik oso garrantzitsua da planteamendu errealista eta bideragarria egitea

programa propio bat herriaren planteamendu estrategiko batekin gure proposamenak espainiak europara bidaliko duen

gure erreferentzia esparru propioa dugu hau da gobernu programa euskadi martxan eta berpiztu programa ekonomia eta enplegua suspertzeko programa

por parte de los diferentes agentes e instituciones ez dut ahaztu nahi esan nizuen bezala zalantza asko daudela europako

eskuratzeko formularen inguruan dirua lehenbailehen

baina egia da halaber zalantza asko sortzen direla eragileek eta erakundeek dirua eskuratzeari buruz por ello

hamar minutun ahal dena esan denaren inguruan nik lehen kontu batekin

ea sartuko naizen proposatu dituzun lokatzetara borrokatzera duda lehendabiziko esaldian aklaratuko dizut

iruditzen zait garrantzitsuegia dela jokoan dagoena garrantzitsuegia dela eskuartean daukaguna garrantzitsuegia dela erronka egin duzun ariketa miserable horretan sartzeko zuk egin duzun ariketa hori zure interbentzioaren

ematera edo dedikatu dituzu eta hori baldin bazen zure helburua gaur egin duzu baina nik uste dut zure

erretratatu besterik ez duzula egin beraz ez naiz gehiegi sartuko baina bai egin duzun interbentzioarekin iruditzen zait gaur zegoen inkognitetako bat

eta nire inkognitetako bat zen ea eaj taldeak

egoeraz ea jabetzen den prozesu honek irekitzen duen ateaz eta iruditzen zait ez zaretela jabetzen eta argi utzi duzuela

funtsak eta ez biok esan duzue eajk eta gobernuak esan duzue ea aurrekontuetan o sea funtsa hauek garrantzitsuak direla edo garrantzia dutela baina

baina hemen inportantea dena dela gure funtsekin aurrera ateratzea ezta eta hori egi

bai eta esplikatuko dizut zergatik bi kontuengatik

bihar aurkeztuko dituzuen aurrekontuak aurrekontu neurri oso oso oso handi batean aurrekontu kautiboak direla eta marjina txikia izaten dela eta hori aurrekontuak negoziatzera zoaztenean edo goazenean joan garenean

mugitzeko dagoen tartea oso oso txikia dela aparte badago beste kontu bat eta da gure funtsak zeintzuk dira ze europatik datozen funtsak guk

intsistitu nahi dut hemen jokoan egon daitezke espainiar estatuarentzako

dena hartzen den dena eskatzen den eta ikusiko dugu hona zenbat etortzen zaigun

guztia izango da eraldaketa edo eskatzen diren transformazio ekologiko digital eta erresilientzia sozialerako proiektu disruptiboak bultzatzeko

eraldaketa edo egin behar den eraldaketa honetan eta kuriosoa da

zuek prozesu hau eta horregatik itxituraz hitz egiten dut eta horregatik lataz hitz egiten dut eta gure taldeak hitz egin du eta jarraituko du tamalez hitz egiten ze fijatzen bazara

berrogeita hamar milioi euro ehun milioi euro berrehun milioi euro egon daitezkeen bihar aurkeztuko dituzue emango duzue azalpena partidaz partida ikusiko ditugu sailburu guztiak etorriko dira emendakinak egiteko aukera egongo da negoziazio

aukera etorriko da eta gero onartuko dira

eta hemen milaka milioi euro jokoan dauden honetan ez diguzue zerrenda mahai gainean jarriko

ez gaituzue deitu urte erdi batean honen inguruan hitz egiteko eta gobernu kontseilu batean onartu

pentsa pentsa itxituraren tamaina pentsa itxituraren tamaina eta nik esango dizut gauzak esan dut lehen ere

alemania next proiektua badakizu nork aprobatuko duen

hemen zergatik ez da antzeko prozesurik egiten edo egin hor dago itxitura eta hor dago gure gaiaren ulertzeko edo zuen aktitudearen ulertzearen inguruko ezintasun hori eta itxitura hori da eta egin den ibilbide osoarekiko eta hemen

kasu paradigmatikoa eudelekin hitz egin duzuela esan lehendakariak esan proiektuak udaletatik jaso dituela eta gero kontaktuan jarri garenean batzorde eragilerik gabe egindako

eta akta eskatu dugunean bilera honen akta eskatu dugunean esan diguzue aktarik ez dagoela beraz

zerrendak aurkeztu eta gero eztabaida etorriko baldin bada hala proposatu duzu guk dioguna da orain arte egin den bezalakoa baldin bada

nolabait ere hasierako akats horiek

esaten onartzen dugula denok hau next generation funts hauek direla

hobeto egin ahal izateko eta aldaketak behar ditugun aldaketei hasiera emateko beste sistema produktibo bat eta beste gizarte bat eraiki ahal izateko gaitzak dauzkagun gaitzei aurre egiteko eta dauzkagun erronkei behar den moduan aurre egiteko beraz

historikoa eta gure esku dago hori aprobetxatzea edo

galtzen uztea eta hori aprobetxatu ahal izateko pentsatu behar dugu oso ondo

zertan nola kudeatuko dugun diru hori zertan gastatuko dugun eta zeintzuk izango diren proiektu konkretuak

pentsatu egin behar duena zer zer jartzen dugu proiektu bezala diru horiek gastatzeko edo diru horiek hartzeko baina zer hortaz aparte eta nik uste dut hori

zer horretara iristeko ezinbestekoa da nola egiten dugun

ze prozedura jarraitzen dugun erabakiak hartzeko eta azken batean prozedurak erabakitze prozesuak baldintzatu egiten duelako lortuko den

objektu hori asko baldintzatzen du eta zentzu horretan gainera europako batzordeak berak esaten zuen udan esaten zuen gobernuei estatuko gobernuei esaten zitzaien

sortu zen plan horiek egiteko mekanismo bat urriaren hogeita zazpian sortu zen

nortzuk daude funtsean

eusko jaurlaritzako eajko eta alderdi sozialistako kideak

oso kolore berdintsukoak eta gainera lantalde horrek egiten duen lanaren berririk ez daukagu

jende askorekin hitz egiten ari dela aktore asko elkarte asko ez dakigu zeintzuk diren zer hitz egiten den

horren aktak irakurtzerik izan dugun heinean

ez dakigu zer gertatzen ari den eta urtarrilerako egun ah egun barkatu egun gutxi barru

plana prest egon behar da eta

nondik etorriko den nola eratzen ari den nortzuk izaten ari diren hitz egiteko

eajko ordezkariak esan dit

gutako batekin hitz egiten aritu zela honi buruz bai gutako batekin hitz egiten honi buruz esateko hain zuzen ere gaur hitz egin gaur presentatuko

gaur bertan pleno hau egiten ari garen bitartean momentu berdinean proposatuko edo presentatuko aurkeztuko dizkidazue edo dizkiguzue zuen

berandutxo berandutxo guk hirurogeita sei ebazpen proposamen egin ditugu lan asko egin dugu eta seguru nago gainera denok lan asko egin dugula gure ebazpen proposamenak eduki ahal izateko guk hirurogeita sei noiz hitz egingo dugu gaur bertan ebazpen horiek bozketa egin behar baldin badugu

noiz nola ez dago ez dago posibilitaterik hau ez da serioa berriz ere

elkarrizketa benetako bat egiteko saiakera zabaltzen ari azpiazu jaunak esan du baita ere

honi ez dio ibilbide askorik

oso eraginkorrik ematen eta esan du gainera

gobernuak euskal gobernuak batzorde bakar batean sesio bakar batean hitz orokor batzuk

daukan espazio guztia besteen ekimenak eta besteen jarrerak entzun ahal izateko eta negoziatu ahal izateko

erakusten duena da ze garrantzi gutxi txiki

hemen sortu daitekeen eztabaidari orduan europak esaten zuen diálogo político amplio con todos los implicados

sektore inplikatu bat gai honen inguruan ez daukala ezer interesanterik esateko dena dela gu temati gara

prestigioa irabazi fidagarriak izan zeozer eskaini eta bide honek bere fruituak eman ditu besteak beste

edota lehendakaria bera europako batzordeko presidenteak hartu izana bruselan lehen esan dudan bezala aurrekaririk gabeko gertaera bat hau noski ez da nahikoa nazioen errekonozimendu eta batez ere hauen

batzordean lehen esango dudana ez da gaur egun nahiko genukeen operatiboa beraz sakondu beharko dugu lan honetan gure bidea berriz azpimarratzen dut

gure herrian ondo egiten dugun merkatu nitxoak europari azalduz fidagarriak izan

adibidez gaurko egunean legebiltzar honetan berriz eskatzen dugun herrien europa maila anitzeko gobernamendua eta garapenerako lankidetzaren eskema horretan

aukera bat da bakea eta aurrerapena ekartzeko gure herriei baina aukera guztiek mehatxuak ekarri ahal dezakete

etengabeko eboluzio horretan herri moduan erne egon behar gara europarekin ahalik eta harreman zuzenena mantenduz

erronkak denok dekoguz estatu gabeko nazioetan bizi garen guztiok eta denok ekin behar diogu lanari

bertan zuen ehun eta hogeita hiru neurriak eta proposamen dokumentua eman zenioten lehendakari non soilik hogeita bi ziren funtsei buruzkoak

eta egindako proposamen zabaletan lau eskakizun egiten zenituzten gobernantza eredua eta gardentasuna herri gisa deitzea proiektu eraldatzaileak izatea eta finantzazioa administrazio maila guztietara iristea

gorrotxategi andreari hiru gauzatxo erakundeen arteko

kudeatzea ez da politika edo praktika ustel bat herritarrek erabaki duten legebiltzarraren islada besterik ez da lanerako helburuari buruz soto jaunak eta nik badakigu zer lankidetzaz hitz egiten ari garen eta hortik

nik uste dut hau da geratu behar den mezua ez eta guk euzko alderdi jeltzaletik desde el partido nacionalista vasco